laburpen bizkor bat eginez hasiko naiz horretarako bi mila hamabiko erdialdera joko dut bi mila hamabiko maiatzera

hiriburuak bi mila hamaseiko europako kultur hiriburu izateko izendapen ofiziala dakizuenez epaimahaiaren erabakia

horrela izendapenaren une horretan aurrera donostia san sebastian bi mila hamasei fundazioa eratu zen egitura juridiko berria proiektuaren lidergoa eramateko

fundazio honen gobernu organoak dira patronatua eta batzorde eragilea patronatua da organo gorena eta bertan ordezkatuta daude eusko jaurlaritza hezkuntza eta kultura ministerioa gipuzkoako foru aldundia eta donostiako udala

instituzional zabal hori eta bertako aniztasun politikoa azpimarratzea era berean balioetsi beharrekoa da erakunde horien artean izan den sintonia ere

eta adosteko unean izan den sintonia hilabete batzuk beranduago barne arrazoiengatik

funtzionamenduagatik zuzendaritzan aldaketa batzuk egiteko aukera aztertzen hasi zen beronen funtzionamendua hobetzeko asmoz gai hau

ni sailburu izendatua izan ondoren eta sailburu ordearekin batera parte

gutxi gorabehera orduko hiriburuko kulturalaren bulegoko zuzendariek karguari uko egiteko zeukan asmoarekin denboran gutxi gorabehera batera gertatu zirela diot baina azpimarratu nahi dut orduko zuzendariak bere asmoen berri eman aurretik hasi zela balizko zuzendari aldaketa aztertzen

berak erabaki zuen proiektua uztea arrazoi pertsonalengatik

honi izan zitezkeen hainbat pertsona kontaktatuziren eginiko harremanen artean

bere perfila aintzat hartuta zuzendaritza berria kontratatzeko prozedura erabakitzerakoan eta gainera patronatuan adostua izan zedin zerbitzu juridikoak jakinarazi zuten kasu honetan ezinezkoa zela izendapen zuzeneko kontratazio bat egitea eta lehiaketa publikora jo behar zela

geratu zedin agian azpimarratu beharreko da izendapen zuzena kontratazio mota bat dela eta kontratazio mota hori

konfidantzazko kargu jakin batzuk betetzeko baina lehen esan dizuedan bezala

hau ez zela horrelako kasu bat une horretan

eta ordutik aurrera kanpoko enpresa bat izango da prozesu hori eramateaz arduratuko dena

eta guztira dakigunez hemezortzi hautagai aurkeztu ziren bertara epe barruan

azaroaren hogeian egun berean legebiltzarreko kultura batzordean azaldu zituen aukeraketa prozesuaren etapa guztiak azken izendapenera iritzi arte

uler dezaket prozesuari buruzko zenbait zalantza sortu izana hasiera batean

kargu horretarako egin zioten proposamenaren berri eman zuela posta elektronikoaren bidez lehiaketa publikoa baino lehen

ohar bat zabaldu zen prozesuaren garbitasunaren inguruan zeukan ziurtasuna azaltzeko hala ere

argitaratuta ikusi ondoren sail honek ere oharra zabaldu zuen hurrengo egunean bertan prozesuaren zuzentasuna berriro azaltzeaz gain

informazio horiek argitzeko eta susmorik txikiena balego esan duzun bezala prozesua bertan behera uzteko

bertan patronatuko kidez gain lehiaketa publiko kudeatzen ari zen enpresa ere han izan zen bilera horretan eman zen azalpenarekin

ondo ikusi zuten prozesu publikoak aurrera jarraitzea

udalekoek aldundikoek eta jaurlaritzak ere bertan guztien ustez zalantza guztiak argituta geratu ziren

aurrera jarraitzea erabaki zen eta prozesuaren are eta gardentasun handiago baten mesedetan erabaki berri bat hartu zen patronatuak ez zuela parte hartuko dagoeneko hasita zegoen prozesu horren fase bakar batean ere

uko eginez patronatuak bazuen teknikoki eta legalki aukera horretarako baina uko egin zion ondorioz patronatuak egingo zuen elkarrizketa pertsonala kentzea erabaki zen eta kontratatutako enpresak

beharko zion eta horrelaxe egin zen patronatuak aukeraketa prozesu horretan batere parte hartu gabe enpresak

egokien bezala aurkeztutako hemezortzi pertsonen artean

gai zerrendako hemezortzigarren puntua interpelazioa natalia rojo solana

eskola kiroleko monitoreen kolektiboaren egoerari buruz

eskerrik asko rojo andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

jarduera horiek ematen dituzten pertsonak legez kanpoko egoeran dauden edo ez egiaztatzeko asmoz neurri berri honek dagoeneko

kasu batzuetan zuzenean jarri zaie zigorra eta beste kasu batzuetan arautu behar izan dute ikastetxean eskolaz kanpoko kirol jarduera egiten zuten begiraleen lan egoera pentsa dezakezuenez egoera hau kolpe handia da familientzat izan ere kostu ekonomiko itzela da eta kasu batzuetan

kontutan izan behar da kasu askotan borondatezko eran egiten den jarduera bat dela ondorioz ez litzateke bizimodua aurrera

edo jarduera profesionalentzat jo beharko konbentzituta nago beste esparru batzuetan askoz eraginkor

liratekeela estatu mailan egiten ari diren ikuskatze horiek benetan jo behar da al da borondate onenarekin haurrek ikastetxeetan

baina esan beharra dago autonomi erkidego batzuk lege hori dagoeneko izan arren

kataluniaren kasu konkretuan apirilaren hogeita hiruko hiru barra bi mila zortzi legeak

aritzeari buruzkoak hau xedatzen du kirolari lotutako lanbide zehatz batzuk erregularizatu gabe uztea erabaki da horiek horrela

hots profesionalak ez direnak erregulazio horretatik at geratzen dira

eremuan pertsona asko era altruistan eta interes ekonomikorik gabe

eta ez dute inolako ordainsaririk jasotzen jardueraren ondoriozko gastuak besterik ez zaizkio ordaintzen gure ustez

eta hori horretan ados gaude jarduera horien bidez balore positiboak eta

eta halaber familia eta lan bizitza bateragarri egiteko

dezakete eskaintzen diren eskolaz kanpoko jarduera horietan guraso elkarteentzat kostu ekonomiko inportantea dakarte jarduera horiek eta hori oso kaltegarria da

irtenbide egoki bat eta momentuz hori da enplegu eta lan sailburu ordetzarekin batera aztertzen ari garen aukera hala ere

ere harremanetan jarri gara baina egia esan

etengabekoa da laburbilduz gure aldetik gure esku dagoen guztia egiten ari gara eta egingo dugu arazo honi konponbide azkar eta egoki bat emateko

uriarte andrea gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina espainiako erregearen gabonetako mezuari buruz llanos andrea

llanos andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

adierazi nahi dizut erabat argi geratu dadin eitbko programazioa eta honen eduki propioa

eusko jaurlaritzak zentzu honetan ez du inolako zerikusirik eitbko zuzendari organoek hartutako erabakiekin ez honekin ezta beste batzuekin

hori ez dagokio jaurlaritzari eitbko entea sortzen duen legeak argi uzten du erabaki gunea zein den

erabaki hori eta zinez uste dugu honek horrela izan behar duela medioen independentzia eta objetibitatea izan behar du helburu

eta hogeita sei aukeretan ez eta noski

eitbk hartutako erabaki hau ez da inolaz ere arrotza eusko legebiltzarreko sentipen eta jarrerarekin

halaber hartutako erabakia erabaki partekatua da eitbko zuzendaritza organoekin

uriarte anderea jarraian llanos andereak dauka hitza

espainiako erregearen mezua entzun nahi duenak aukera ugari izango du hainbat irrati eta telebisten bidez baina

eitbk kobertura zabala emango diola bai informatiboetan

ez irratiz ezta telebistatik ere ez berriz gogoratu nahi dut eitbko entea sortzen duen legeak argi uzten duela erabakigunea zein den

gai zerrendako hogeita batgarren puntua interpelazioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina kale borrokako azken erasoei buruz llanos anderea zurea da hitza

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den beltrán de heredia andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on legebiltzarkideok bueno

jaurlaritzaren ordezkaria beltrán de heredia andrea zurea da hitza

andrea gai zerrendako hogeita bigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

osasun sailak osakidetzak eta lehendakaria buru duen jaurlaritzak konpromiso irmoa dute osasunaren alorreko ikerketarekin

iruditzen zaigu zuek guztiok beharrezkoak zaretela eta egingo dizkiguzuen ekarpen

berberarekin saiatuko naiz zure eskaerari erantzuna ematen maneiro jauna si algo define

hasierako bisita hartuko dut ardatz gisa baita esandako bisitaren txostenaren esanahia ere

en el instituto eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna jarraian maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeitalaugarren puntua galdera jesús maría zaballos de llanos
euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina eaeko trenbide sare berriaren

eskerrik asko zaballos jauna erantzuteko oregi andreak dauka hitza

bai egun on mahaiburu andrea legebiltzarkideak

eskerrik asko oregi andrea gai zerrenda agortu denez osoko bilkura